eskola jantokietako kutsadura akustikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

bengoechea andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

talde proposatzaileari guztion artean erdibideko bat lortzeko saiakera egiteagatik

eskolara heldu laneko arropa jantzi txanoa burura eskularru urdinak ipini janariaren banatzailea heldu da

bandejak antolatu labeetan sartu fruta hozkailuan sartu sukaldetik irten eta jantokira

eguerdiko ordu bata da puntu puntuan momentu arteko lasaitasunari

badatoz korrika gaztetxoak beti bezala pilatuta atetik ezin sartu gosetuta hasi dira oihuak hasten dira oihuak zer dago gaur jateko

jope kolatu zara hori nire tokia da utzi leku gehiago esertzeko andereño niri arraina ez zait gustatzen ura bukatu da

a ber ez bota ogia ez jolastu ganibetekin ez ezin dira hanburgesak errepikatu andereño gose naiz ze janari kaka non jan behar dut marraraino mesedez jan behar duzu

eta mugikorra berehala utzi mesedez eta ez botatzeko ura hau da egunero entzuten duguna jantokietan hori da gure eskola jangeletan egunero dagoen errealitatea ziur aski hori baina askoz zaratatsuagoa maiatzaren lauan legebiltzarreko bisita egin genuen muskizeko eskola eta jantokira

kalitatearen inguruan informazioa eskuratzera eta baita eskola komunitateak jangela ereduaren inguruan dituen kezkak eta proposamenak bertatik

hala ere bagenekien egun horretako menua egokia izango zela nork espero zuen janari hotza itxuraz eskasa errazio tamainaz

eh bildutik joan ginen kideok ez behintzat menuaren egokitasunean

beste erpin bat identifikatu genuen jangelen eremu horretan ikasle irakasle eta hezitzaileek pairatu behar duten zarata ikaragarria kasu askotan jasangaitza batzuetan ehun dezibeliora ere heldu izan da oraintxe bertan aipatu ditudan esaldiak

eta tonua desberdina izango da noski badakigu ume asko hezitzaile gutxi janaria

eta faktore horiek guztiak nahastuta akustika txarra beste bat

hezitzaile eta erakargarri bihurtzeko baina zoritxarrez zer da hezkuntza sailak egingo duena zer da cristina uriartek planteatu diguna

oso argi semaforoak jartzea semaforoak jantoki guztietan bai

baina semaforoen bidez arazo horri irtenbidea eman nahi dio uriarte

jantokietan dagoen akustika txarra ekiditeko semaforoak

ez dira behintzat administraziotik planteatu beharko litzatekeen irtenbidea arazoari aurre egiteko badaude hainbat adar gazteen jarrera

hiru horiek behintzat modu integralean eraldatu beharko lirateke irtenbide egoki eta koordinatu bat topatu nahi bada

horretarako heziketa funtsezkoa da etxeko sukaldean bezala jardun behar dute eskola jantokian eta horretarako balio positiboak eta hezitzaileak transmititu behar zaizkie pedagogikoki modu egokian landu behar da jantokia

jantokia gune hezitzaile gisa ulertu behar dute eskolek eta

hezitzaileei dagokionean argi dago egun dagoen ratioa kopuruarekin ezinezkoa dela jardun egokia egitea

zenbat denbora dute hezitzaileek gazteei jaten emateko ume asko eta oso denbora gutxi baldintza horietan agirikoa da ezin dela heziketa lan egokia egin

garrantzi handia du jateko lekuak eroso izan behar du lata batean sartuta dauden sardinak izango balira bezala badaude gaur egun ikasleak badakigu

espazioak moldatu behar dira txukundu behar da sabaietan zarata handiak ekiditeko egokitzapenak egin behar dira espazioak moldatu eta erosoak egin

eta horregatik ppk aurkeztutako mozioa ontzat ikusi dugu bai eta gehitzeko hainbat puntu egin dizkiogu iruditzen zaigulako jantokien akustika arazoa ez dela modu isolatuan konponduko bai ratioak sartu beharko ditugu eta beste neurriak ere bai

egoera zein den jakiteko eskola guztietan baina eskola guzti guztietan eta garrantzitsua da azpiegiturei dagozkien aldaketekin hezitzaileen ratioak egokitzea hori guretzat da beharrezkoa eurek direlako egunero egunero jantokietan sartzen direnak eta neurri handi batean hitz eginez arazoari konponbidea emateko

hori bai baldintza egoki eta duinetan bermatzen baldin bazaie euren lana

erreplika erabiliko dut proposamen guztiak aztertzeko baina ezkertzen dizuet benetan saiakera eskerrik asko eskerrik asko
lopez de arroyabe anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez zatón

eskerrik asko mahaiburu andrea eskerrak guztioi egun on eskolen jantokietako kutsadura akustikoari buruzko mozioa eztabaidagai daukagu nik uste dut

mozioaren zioa nahiko azalduta dagoela eta lopez de arroyabe andereak ipinitako

agerian oso ondo agertu dela daukagun arazoa eta bai berriro eskola jantokiak daukagu legebiltzarrean beste

arazo batekin baina nik uste dut arazo bat edo gai bat behin eta berriro daukagunean hemen legebiltzarrean arazo horren tamaina azaltzen duela bai enpresaren edo enpresen kudeaketa bai

por puntos eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón

eta egun on guztioi beno ekainaren zortziko kontroleko osoko bilkuran egindako interpelazio baten

mozio bat dugu eztabaidagai gure ikastetxeetako jantokietan gertatzen den zarataren inguruan aurkeztutako mozioa eta beno ba haurrek egiten dituzten oihuen eta barrei

une askotan eremu horietan zarata handia egoten dela

ez bakarrik haurrena baizik eta jantokietan konkretuki bertan lan egiten duten helduen

hori handitzera eta baita ere bertan egunero erabiltzen duten tresneriak ere bere ohiko zarata du eta horrek ere zarata handitzera

ikastetxeetan orokorrean gertatzen da zarata ez bakarrik jantokietan edo jolas eremuetan baita

irakasleei ere esfortzu bat eskatzen die beraien lana ondo egiteko haurrei ere kontzentraziorako beste esfortzu

handiago bat eskatzen die eta emaitza beharbada ez da izan beharko lukeen bezain ona

jantokiari buruz hitz egitera etorri gara eta hor gertatzen den arazoa ere identifikatua eta nik esango nuke kontutan hartutakoa dela

hezkuntza saila aspalditik ari da gai honen inguruan lanean eta lehen ere aipatu da bi eremuetatik abiatutako lana alde batetik zarata

martxan jarriz nire ustez logikoa delako zarata sortzen den gunean bertan neurriak hartzea eta horren inguruan aipatu da baita ere sentsibilizazioa

ezinbestekoa dela zarata gertatzen den eremu horretan

eta landu behar da ikasleekin ezik irakasleekin eta baita ere bertako langileekin espazio fisikoaren gainean jardun behar baita ere baina beno beste lan hau jarduketa horren

ikastetxe guztietan dago zarata eta soinu unitate bat ikastetxeek eskuetan daukatena beren inguruan heziketa berezi hau ere martxan

nola ez jantokiak egokitu egin behar dira eta aipatu da baita ere legeak

ezartzen duela jantokietako eta egia da egin diren neurketetan dezibelio kopuru hori askoz ere altuagoa dela eta

horrek sortzen duen kutsadura nabarmena delako eta eragin zuzena

oso adin txikiko umeak egoten direla egunero eremu horietan ba eragina beraien osasunerako ere

hezkuntza saileko prebentzio sailetik ere zerbitzuetatik ere ari dira lanean nik uste dut gainera lan koordinatu eta konpartitu bat izan behar duela

aurre arazo honi eta horregatik esaten genuen baita ere gure zuzenketan ondo dagoela neurketak egitea zentroetan baina agian koordinazio hori ere balioan jarriz

arazoa behintzat egin daitezkeen obren aldetik eta konponduta egon daitekeelako beste gauza bat da

hezitzeko umeak kontzientziatzeko zarataren ondorioak zeintzuk diren eta abar egin beharko direla behar beharrezkoa dela behintzat prebentzio zerbitzuetatik aztertzerakoan ikastetxeekin batera egitea lan hau

hamar ikastetxeekin ekimen pilotu bat ere jarri zela martxan eta

hedatu behar da baita ere esperientzia hori beste ikastetxe batzuetara gauza asko egin al dira ez da behar beharrezkoa agian jantokiak goiti behera eraldatzea baizik eta obra txikiagoekin ere ba beno zarataren arazoa asko konpondu daiteke interpelazioan ere bai erantzunean esan zuen hainbat gauza egin direla bi mila hamasei bi mila hamazazpi kurtsoan zehar ere eta ez bakarrik jantokietan azkenean hezkuntza sistemaren barnean

hezkuntza profesionaleko eremuetan zarata asko egoten den aula edo

obra txikien aurrekontuaren bidez hainbat eta hainbat gauza egin dira semaforoen kontua aipatu da pixkat erridikulizatuz nire ustez eta uste dut ba beno umeen munduan murgiltzen baldin bagara agian horrelako gauzak

soinuaren neurketa hori koloreen bidez

adituak direnek horren inguruan ere egingo zutela gogoetaren bat eta uste dut ez dela erridikulizatzeko

eskerrak eman baita ere bengoechea andreari uste dut berak bere mozioa iragarri zuenean babeserako mozio bat iragarri zuen eta ez aurkako mugimendua eta uste dut beno gai izan garela kontu

iristeko badirudi elkarrekin podemos eta eh bilduren aldetik ez dela erdibidekoa sinatu agian jangelako zaintzaileen

izan delako adostu dugun puntua baina nik uste dut baita ere hori agian ez dela gaur eztabaidatu beharreko kontu bat

urteko aginduak argi esaten du non erabakitzen den eskoletako zaintzaileen

eta sindikatuekin ere adostu beharreko kontu bat da eta uste dut orain hilabete gutxi pare bat hilabete itxi zela baita ere

akordio bat eta hori guztia ere hor landua zegoela hala ere adostu dugu ikerketa bat egitea berrikustea ratioen kontu hori eta

ze emaitza ematen duen eta lehen esan dudana

inguruan egin behar direla obrak hobekuntzak zaratak ekiditeko baina berebiziko garrantzia du baita ere bertan ibiltzen diren gure haur eta gaztetxoak

ziur nago etxeetan bazkaldu eta afaltzen duten garaietan ez dutela ikastetxeetako jantokietan ateratzen duten zarataren erdirik ere ateratzen uste dut etxeetan gurasoek ere ardura handia daukagula gure seme alabak hezitzerakoan eta baita ere

etxetik kanpo daudenean ere behar bezala portatzen eta ibiltzen eta hor sartzen da baita ere besteekiko izan behar den errespetua eta nola ez ahalik eta zarata gutxien ateratzea egunero mugitzen diren eremu horietan

bi taldeek puntuka bozkatzea eskatu duten adostasuna handia dela uste dut denok ados gaudela zerbait egin behar dela kutsadura akustikoaren

konpontzeko baina uste dut baita ere gaiak batez ere interpelazio baten ondorioz aurkeztutako mozio baten eztabaidan gaudenean hor hitz egindakoaren eremura mugatu beharko ginatekeela eta ez hemen aprobetxatu ere aukera

egon daitekeela ikastetxeen bateko menu batean ez dut uste hori gaur hemen esateko

kontua denik eskerrik asko eskerrik asko berasaluze

eskatu genituen zaratarekin lotuak baina langileekin ere bai lotuak

zenbat eta hezitzaile gehiago zenbat eta arazo gutxiago horregatik gure asmoa zen

gure aldetik eskerrik asko eskerrik asko
lopez de arroyabe anderea elkarrekin podemos martínez jaunak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

bai bertatik euzko abertzaleak berasaluze anderea bertatik bai eskerrik asko

nik lehen esan dudana uste dut akordioa lortu duguna ona dela

gustura ez dauden legebiltzar taldeei esan behar dizuet ikusita zuen zuzenketak zeintzuk izan diren ez direla hainbeste gauza gelditu

gehitzeko zuzenketatik ratioen kontuan esaten duzu

urteko araudia egokitu dezala helburu izanik ratioen berrikuspen bat egitea baina aurreratzen duzu

eta guk uste dugu agian azterketa hori egin eta gero ondorioa

gure erdibidekoan azterketa egitea baina ez du horrek derrigorrez eraman behar hezitzaile gehiago behar direla ondorioztatzera

elkarrekin podemoseko ordezkariari antzeko zerbait uste dut

zure osoko zuzenketan jasotakoa eta gaur erdibidetu den honetan jasotakoa ere ez dela hain ezberdina eta badirudi ratioen inguruan adostutako puntuarekin daukazula desadostasun handiena

aipatu ere ez zenuen egiten jangelako langileen kontu hori beraz ez dakit zergatik esan den erdibidekoa ez sinatzea uste dut zuen argudioak ez direla hain kontudenteak eta ni beno eskerrik asko berriro ere bengoechea

akordio hau posible izan delako eta uste dudalako argi geratu dela bai jaurlaritzari eta bai dauden alderdioi benetan kezkatzen gaituela

guk ere seme alabak ditugu jantokietara joaten diren seme alabak nik ere gustura ikusten ditut nire seme alabak etxean bazkaltzen baina ez dut uste ere hain desegoki egoten direnik urte osoan zehar behintzat nire seme alabak joan diren jantoki horietan eta eskola publikora bidali ditut betidanik eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bozketara sartuko gara eta lehengo eta behin bozkatuko duguna da eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu gehitzeko zuzenketa jarraian euskal sozialistak euskal talde popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

nahi duzuen desberdina ah banan banan bale orduan banan banan bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamazazpi boto aldekoa hemezortzi abstentzio beraz lehengo puntua onartuta geratzen da jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da bigarren puntua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio onartuta geratu da hirugarren puntua jarraian laugarren puntua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamazazpi boto hemezortzi abstentzio onartuta geratu da laugarren puntua eta azkenik bostgarren puntua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz

gai zerrendako bigarren puntua honako mozio hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

ematen ari diren balizko irregulartasunak argitzeari buruz

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzako lepei buruz
talde proposatzailearen txanda ubera anderea rebeka hamar minutu bakarrik egun on denoi osasun saila

arduradunak ere jarrera reaktiboan ikusten ditugu auzi honetan jarrera proaktiboa izan beharrean jarrera reaktiboan

ikerketa txosten bat eskatzera ikusita lan eskaintza publikoaren auzia hartzen ari zen tamaina behintzat berandu bada ere eta behartuta izan bada ere eman duzue pausua espero duguna da

bukaera arte iristea eta tramite hutsal batetan

que está dispuesto a exigir responsabilidades galdera da politikoak ere zeren gauza bat da bide judizialetik zehaztu daitezkeenak eta beste gauza bat da politikoak zeren ardura politikoez hiz egiten denean gure ustez ekimen politikoa

ekimen politikoa hartzeaz hitz egin behar da hitz egin behar da ea osasun saila prest egongo den ustez beti gertatu den

irregularrekin amaitzeko inpunitateari amaiera emateko eta hori da galdera gaur hemen dagoena berriro hau ez gertatzeko neurriak

benetan pentsatzen duzue hitz egin genezakeela egoera honetan momentu honetan gardentasunaz bermeetaz lan eskaintza publiko honen bermeetaz eta gardentasunez hitz egin daitekeela benetan pentsatzen duzue

ekintza gehiago espero ditugu ekintza gehiago neurri gehiago hori da ikusi nahi duguna gobernuaren aldetik tinkotasuna ikusi nahi dugu gobernuaren aldetik bermeak ikusi nahi ditugu gobernuaren aldetik eta sistemaren aldaketarako urratsak ikusi nahi ditugu gobernuaren aldetik

dagoena badirudi batzuek ez dutela ulertzen edo ez dutela ulertu nahi baina hori da muinean dagoena eta hori ez bada aldatzen hemen nahiz eta ope eredua aldatu

gertatuko delako orain arte gertatu dena edo gertatu omen dena oraingoan eztanda egin duena eta ez bada aldatzen hemendik aurrera ere gertatuko dena azaleratu edo ez

bat berme guztiekin egin ahal izateko eta aukera berdintasunaren oinarria printzipioa betetzeko zigorgabetasunak indarrean jarraituko du eta darpón jaunari galdera zuzena egin nahi nion baina joan egin da eta galdera da

zigorgabetasun hori mantentzeko eta ematen du ematen ari den urratsekin eta jarrerekin hori dela bere helburua zergatik diogu hau

osakidetzan behin behinekotasun tasa maila altu horiek mantentzea ez delako kasualitatea horrela behin behinekotasun egoeran dauden profesionalak euren burua

ez daukate egunen batetan plaza finkoa lortu ahal izateko

irizpide subjektiboen baitan kontratu horiek erabiltzea lan pilaketagatiko kontratua curriculum bidezkoa egonkor eta malgua koiunturala

ez da kasualitatea zerrenden kudeaketa eredua ez da kasualitatea eta jaun andreok guzti hori aldatzen ez den bitartean se podrá hacer

eta premiazkoa da guzti hori aztertzea premiazkoa da pertsonal politikari buelta bat ematea aztertzea eta hobekuntzak txertatzea

egiteko langileen egonkortasunean sakontzeko eta horretarako politikak erdiesteko aukera berdintasuna oinarri izanda

aldarrikatzen ditugunak azterketa horiek ez gainditzea nork ulertzen du hori edo nola da posible

nik ez dut ulertzen eta hainbat galdera ditugu eta

galdera daude ikertu behar direnik eta gai hau gure ustetan behintzat ez da jolaserako gaia

hautsak harrotzeko gai bat izan behar gai oso delikatu baten aurrean gaude milaka pertsonen lanpostua jokoan dago

oposaketen prozesua pasatu duen suposatzen dut baietz nik bai eta badakizue zer den

gure lehentasuna izan behar da auzi hau konpontzea eta gure lehentasuna izan delako auzi hau konpontzea

gure taldea prest egon da nahiz eta guretzat ez izan erosoa nahiz eta guretzat ere zailtasunak izan prest egon da gobernuarekin adosteko eta ia akordioa itxita zegoen prest egon gara bustitzeko baina neurri zehatzekin

baina gure baldintza bai gobernuari eta bai oposizioko taldeari izan da lantalde bat martxan jartzearena benetan muinera iristeko pertsonal politika aztertzeko

eta gobernuak ez du nahi izan atzera bota da zergatik

guk erantzukizunez jokatu dugu alde guztiekin gure helburua ez da gobernua salbatzea edo oposizioko talde guztiekin batera

milaka opositore hauei konponbidea ematea ahalik eta azkarren jokoan dutena ez delako tontakeria bat hori da gure helburua eta

sindikatuak nahi genituelako sartu ez dakit ez ez ez gu prest egon gara dena bazterrean uzteko baina gure baldintza bakarra zen

aztertzeko besterik ez orduan gobernu honen helburua zer da inpunitate horri amaiera ematea edo berdin jarraitzea itxurakeria egin makillaje pixka bat chapa y pintura

aukera berdintasuna bermatu behar da gardentasuna bermatu behar da herritarrei erantzunak eman behar zaie herritarrak erdigunean jarri behar dira eta erantzukizunez jokatu behar da erantzukizunez alde guztietatik zeren osakidetza ez da eajrena osakidetza ez da

guztiona da eta guztiok dugu erantzukizuna eta zintzo jokatu behar dugu eta horregatik ikertu ardurak zehaztu behar dira tinkotasunez ope eredua aldatu behar da

pertsonal politika aztertu behar da sakontasunean eta aldatu behar da eta hor urratsak eman behar dira eta guk hauxe hau konpondu arte

guk konponbidea nahi dugu eta horretara joango gara eta neurriak jarriko ditugu mahai gainean behingoz gure helburua zigorgarritasunarekin bukatzea

inork ez esateko berriro hau gertatuko balitz inork ez esateko praktika ohikoa da hau

ze hori gertatzen bada berriro guztion porrota da eta hori gertatzen baldin bada berriro

gobernuak azaldu beharko du izango da merino margüello darpón edo urkullu eskerrik asko ubera
macazaga sáenz anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko macazaga anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburuak legebiltzarkideok berriro

egiten ari den eskaintza publikoari buruz hitz egiten dugu ematen du gai hau ez dela bukatzen eta

buruz eztabaidatu genuen osoko bilkura honetan

nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak

sailburu jauna legebiltzarkideok lehenengo eta behin hasi nahiko nuke eskerrak emanez

lan eskaintza publikoa posible egin duzuen guztioi

izan ere badakigu hautaketa prozedura honek lan esker handia exijitu duela

gure eskerrik beroena bestalde goraipatu nahi dugu ere bai

hautagaiak egindako ahalegin ikaragarria egindako

opa nahi diegu eta baita ere gure konpromisoa adierazi

gertatutako argitzeko azken ondorio arte

babesa osasun sailburu darpón jaunari eta bere taldea egiten ari den hautaketa

guk argi daukagu lan eskaintza publikoa hau hasiera hasieratik erabateko gardentasunez eta berme guztiekin diseinatua izan dela

gaur egun arte susmoak aurpegiratzen edo azalarazten ari diren arte zergatik inork ez duen errekurritu zergatik inork ez zuen

epaimahaikideen kontra egin eta abar hainbeste susmo hainbeste zentzu benetan harritu egiten nau hemen entzundakoak harritu egiten nau irakurritako gutun horretan esandakoak

esatea martxotik zeudela susmoak irregulartasunak egongo ziren susmoak eta ezer egin ez izatea hain zuzen ere aitzaki erabilita

bertako osakidetzako profesionalen partetik benetan harritu egiten gaitu beste gauza bat ez esatearren edozein kasutan no tenemos ninguna duda

azaldu zirenetik lehenengo zantzuak azaldu zirenetik egin duzuen moduan gardentasunez zuhurtziaz zehaztasunez azkartasunez eta

hasiera hasieratik osakidetzako arduradunen partetik osakidetzako barne ikerketa abiaratu zen azterlan independentea emaitza guztien gainean egiten ari da lau espezialitatetan espediente informatiboak ireki ziren arartekoari eskaini zitzaion parte hartzeko horietan eta parte hartzen ari da fiskaltzari ere luzatu zitzaion elkarlanerako eskaintza beraz neurriak hasiera hasieratik hartu dira

opearen jarraipen batzordeak ere informazio guztia dauka eskuragarri

epaimahaiek ere informazio guztia daukate eskuragarri modu gardenean

kasuan kasuan dagokion neurriak hartu ahal izateko berme guztiekin beraz toda la información se trasladará al ararteko

beraz gaurko erdibideko honen aurrean benetan aurreko

pena ematen digu adostasunik erdietsi ez izana irakurrita

lehenengo puntuarekin ez gatoz bat lehen arestian aipatutako

berandu erreakzionatu duenik eta ez dugu uste kudeaketa txarra

kontrakoa hain zuzen ere eta bigarren puntuari dagokionez hor ere bai guk ez daukagu inolako zalantzarik argitzea da lehentasuna orain argitzea da dauden

argitzea baina bai harritu gaitu eta bai uste dut oso larria dela ere bai hemen garrido andreak egin duen salaketa edo susmo horiek hedatzea ivapeko profesionalen inguruan edo ivapek kontratatutako profesionalen inguruan guk nahiko genuke berak

txandan agian eztabaidatu ahal izateko baina ez dugu uste ona denik

langile eta profesionalen inguruan horrelako susmoak inolako oinarririk gabe hedatzea hirugarren puntuari dagokionez

eta ez izan zalantzarik azterlana burututa

azalpen guztiak emateko konpromiso hori

duela laugarren puntuari dagokionez fiskaltzak

osasun sailetik baita osakidetzako arduradunen partetik berarekin elkarlanean aritzeko inongo problemarik gabe eta behar duen informazio eta dokumentazio guztia

zaiola nahi duen momentuan bostgarren puntuari dagokionez

baina benetako oinarriak daudenean ez du balio zantzuak

prozedura garantista bat prozedura bat non pertsona guztien eskubideak errespetatuko diren ez du balio esatea susmo bat dago eta eten dezagun prozedura hori guztia guk uste dugu egon behar dela ikerketa bat eta ikerketa horren ondorioz erabakitzen bada

horretan jasota egon daitekela aukera hori prozedura bera etetea seigarren puntuari dagokionez

egin da zerrenda guztiak publikoak dira beraz honen inguruan ere ez daukagu inongo eragozpenik alde egiteko eta

dagokionez guk uste dugu hemen beharrezkoa dela norbaitek azaltzea zer den

zein inkunplimendu edo zein arau hauste egon den osakidetzaren partetik ope honetan edo aurretik egon diren ope guztietan beraz gustatuko litzaiguke norbaitek

arau hauste hori eta zortzigarren puntuari dagokionez arestian ere rojo andreak

hor egon gara ia ia lortu dugu adostea

esparru eremuak edo eskumen eremuak errespetatu behar direla eta kasu honetan guk eskaintzen genuena zen lantalde hori osatzea bai legebiltzarreko kideek parte hartzeko baita jaurlaritzako edo osakidetzako kideek parte hartzeko baina

lan eskaintzen inguruan izateko

osakidetzako lan eskaintza publiko honetan parte hartu duten pertsona guzti horiei zor diegun errespetuagatik argitzea lehenbailehen

baita ere osakidetzaren izen ona berreskuratzeko osakidetzaren izen ona ahalik eta lehenen berreskuratzeko eta zentzu horretan guk ere eskatuko genuke puntuka egitea bozketa

eskerrik asko orbegozo jauna erantzuten txandara pasatuz ubera anderea zurea da hitza

benetan eskertzen dizut azalpenak eman izana eta argi utzi izana zergatik zergatik ez zenuten onartzen azken puntu hori hau da

gizarte politikaren azterketa eta aldaketara eskertzen dizut ea erantzun hori ere entzun duen rojo

erantzuteko edo eta berarekin eztabaidan sartzeko baina tristea iruditzen zait

zer den gezurra gainera ni neroni zure atzetik ibili naizenean informatzeko gauzak nola zeuden zure eskariz orduan iruditzen zait pixkatxo bat zintzotasuna bai eta gauzak diren bezala hitz egitea guk argi daukagu eta horrela jokatu dugu gure helburua da auzia konpontzea eta gu prest egon gara bustitzeko

oposiziotik gobernuari ematea baina guk garbi daukagu hemen

eta osakidetzaren izena jokoan dagoela eta administrazio publikoaren izena jokoan dagoela eta horrelako susmo bat bera ere irregulartasunik ezin dela onartu horregatik guk nahi dugu auzia ahalik eta azkarren konpontzea eta nahi ditugu neurriak neurriak nahi dugu tinkotasuna

pozten gara erreaktibotasun horretan gobernuari konpromiso batzuk ateratzen joan baldin bagara eta gaur prest baldin badago zenbait neurri

ezin gara ibili orain ez ditugu azterketak geratzen orain geratzen dugu bat gero geratzen dugu hiru ez ez

horrela ezin da jokatu administrazio publikoan orduan iruditzen zaigu

gu gainean egongo gara gaur onartutako puntu bakoitza betetzeko eta garbi daukagu zigorgabetasun eremuari amaiera emateko bukatzeko

aldaketa eman behar zaiola eta aldaketa horretan ponentzia horretan lan egin behar dela bestela berdin jarraituko dugulako berdin jarraituko dugulako

gobernuak esaten du baietz asmoa duela eta bat datorrela baina ez dakit ohartu zaren orbegozo jauna esaldi bakoitzaren bukaeran

egiten du baina baina baina lehen esan dudana sí pero no sí pero no orduan ematen duzuen irudia ez da ona

eta gobernu batek beste era batetara jokatu behar du tinkotasun gehiago pro aktibotasun gehiagorekin eta argi eta garbi ez da egon behar inolako zalantza izpirik eta

susmopean dauden froga prozesuak eten

gure taldeak publiko zegoen emaitzen zerrendetatik osakidetzaren emaitza

osasun sailaren eskuetan utziko dugu azterketa horretan argi ikusten da a azterketan lehenengo azterketan

eredutik kanpo geratzen dela anomaliak daudela eta horri erantzun beharko dio osasun sailak anomalia horiek zergatik ematen diren

kopiatu dituztelako azterketak errazak zirelako dena delakoa

gero bestetik gobernua kuriosoa da hainbat azterketa zalantzan jarri ditu lagin txikia zuelako estatistikak indarra izateko eta gero

ze kasualitatea lagin txikikoak ziren lagin txikikoak ziren ze arrazoirengatik

zituzten espezialitateak ez dituen eten esplikatu beharko du azaldu beharko du hori gobernuak

ze beste guztioi frogak eskatzen dizkigu azalpenak eskatzen dizkigu

gaur hemen onartuko den mozio guztiei erantzunak eman behar dizkio gobernuak argi eta garbi transparentzia osoz ardura guztiak zehaztu arte ardura politikoak bere eginez zeren hemen orain arte gobernua orbegozo jauna

eta beti atzetik erantzuna ematen oposizio taldeak ezarritako lan ildoari eta gobernuak jokatu behar du ekimenez

zaizuen ekintzailetasunez eta hori da faltan botatzen duguna espero dugu gaurtik aurrera gaur hemen onartuko den mozioa betetzea

azkena bete nahi ez duzue eta hor sartu nahi ez duzue azken puntua eta gure ustez gakoa hor dago

hor eskua sartzen ez den bitartean zigorgabetasun eremu horri ez zaio bukaera emango

eta aurki gaitezke hemendik urtebetera ah beti gertatu izan da

hori da gobernu honek mantendu nahi duen sistema hori da gobernu honek nahi duen osakidetza eredua

zergatik nahi du osakidetza eredu hau sistema horretan mantendu gobernuak
galdera horri erantzun beharko dio gobernu honek eskerrik asko ubera andreea

anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

ubera andrea nik ulertzen dut esatea jaurlaritzak

eta beraz badauzka bere erantzukizunak ere bai baina benetan

non dago errugabetasun printzipioa nola eskatu daiteke susmo edo zantzu

bertan behera uzteko lan eskaintzako prozedura oso bat non dago beraz non daude bermeak pertsonarentzako hautagai horientzako bermeak guk uste dugu eta hau ere bai lotuta

jaurlaritzak susmoak dauzkanean zantzuak dituenean eta oinarriak daudenean horretarako eten ditu prozedurak lau espezialitate daude une honetan bertan

guztien eskubideak bermatuz beraz

zantzuak bai baina betiere frogetan eta oinarriak daudenean

zerrenda publikatzearena eta hori guk ez daukagu inongo eragozpenik ez daukagu inongo eragozpenik eta dagoeneko egiten ari da beraz hasieran esan duguna nik uste dut oinarrian adostasun zabala egon dela ahalegina egin dela eta pena dela testu bateratu bat adostu ez izana beraz berresten dugu edo berriro eskatzen dugu talde proposatzaile edo erdibidekoa aurkeztu duten talde horiei berriro eskatzen diegu puntuka

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaitu denez bozketara sartuko gara esan bezala

beraz lehenengo zazpiak eta zortzigarrena aparte eh bildu elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak adostu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo zazpiak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu dira lehenengo zazpi puntuak zortzigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamasei eman dugu bozka hogeita hemeretzi boto aldekoa treinta y siete beraz onartuta geratu da zortzigarren puntua gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

langile gatazka kolektiboak auzitegi nazionalean epaitu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

gatza izan da gaurko eitbri buruzko gaurko hitzartzea prestatzea oso gatza goiz osoa egin dudalako dei baten zain izan ere gaur goizeko hamaikazeroetan eitbko zuzendaritza

lab sindikatuaren ordezkaritza bat batu egin dira hain justu gai honen inguruan berba egiteko eta gainera batu dira zuzendaritzak berak eskatuta sortutako egoera larri honi bidea edo konponbidea emateko eta beraz ez dut jakin zelan hasi gaurko hitzartzea ez dudalako

enpresa eta langileen artean orain jaso berri dudan dei baten arabera antza negoziazioak bide onetik doaz eta baliteke laster batean akordioa egotea baina ez dakidanez ikusi egin behar eta beno gatza izan arren gaurkoa pozgarria ere izan da

izan duelako eitbko zuzendaritzaren jarrera aldaketan orain behintzat jesarri egin dira langileekin negoziatzeko edo adostasun batera heltzeko

orain hilabete inguru jaurlaritzari hemen egin genion galderak orduan jaurlaritzari galdetu genion ea etbko zuzendaritzak epaitegietan hartutako bidearen ondorioz bertako langileen

izan ere beste epai baten ondorioz eitbko langileen gatazka kolektiboak

madrileko auzitegi nazionalean epaitu beharko dituzte aurrerantzean eta ez hori bakarrik hemengo gehiengo sindikala labk eta elak ezin izango dituzte langileak defendatu ez direlako estatu eremuko sindikatuak

enpresa eta langileen artean den dena madrilen auzitegi nazionalean erabakiko da

euskal enpresa publikoan enpresa publikoa berriro diot tragikoena da jaurlaritzak

erantzun zigula lan harremanetarako euskal eremu baten alde oso alde egon badagoela baina

eta hori argitu behar dugu guk gu ez gara legea ez betetzeko eskatzen ari eta kasu honetan ageri agerikoa doa inon baino argiagoa

konpondu litekeena inongo legerik apurtu barik edo gainditu barik legea konpondu liteke dena borondate hori bai borondate onarekin hitz berba bakar bat aldatuta laneko zentroa esaten den lekuan laneko tokia ipinita

legebiltzar honek eskatu diezaiola eitbri egoera hori birbideratzeko gatazka kolektiboak hemengo epaitegietan epaitu daitezen nahiko sinplea uste dugu dela tolesturarik gabekoa

koherentea hortaz eskertzen dugu elkarrekin podemosen jarrera eta lortu dugun erdibidekoa eta zer diren gauzak eaj eta alderdi

aro berri bat zabaltzea lan harremanetan guk ere gura dogu akordio bidez konpontzea auzi kolektiboak

atera ditzagun kopak eta topa egin dezagun eguzkiari begira

defendatu litekeenik lan harremanen euskal esparrua

enpresa handia eta administrazioaren parte den neurrian eredugarria izan beharko luke beste enpresentzat autogobernuaren ikurra ere bada etb

bere erantzukizuna beraz handiagoa da aitzindari izan beharko luke eta ez confebasken morroi autogobernu ponentzian aurrera pausoak emateko lanean

badaukan autogobernu maila horri uko egiten ari dira borondatez uko egiten gainera jakinaren gainean gure lan gatazkak euskal herritik espainiara eramaten ari dira

hori funtzio publikoa murriztea da euskal enpresa pribatuak bakarrik ez enpresa publikoak ere estatuaren guztiz menpe daudelako

hemen ezin da ezer erabaki ezin da negoziazio kolektiborik egin euskal langile publikoen lan baldintzak espainiako gobernuak erabakitzen ditu eta hemengoak men egiten du ondo datorkiolako esan beharra dago merkeago irteten zaiolako hemengo langileen lan baldintzak

prekarizazioa eta pobrezia baino ez datorkigu estatutik lan arloko eskumenak estatuaren esku dauden bitartean ez daukagu zereginik lan harremanetako eta sozialeko euskal esparrua behar dugu hori da estatus berria hori da legebiltzar honek defendatu behar duena bai etbn bai sektore publiko osoan zein pribatuan

hemen erabaki behar dugu gure egunerokoa baldintzatuko duten arauak hori da erabakitzeko eskubidea hori da estatus berria hori da demokrazia hori da justiziaz eta duintasunaz bizitzea hori da norberaren etorkizunaren jabe izatea hori da gaur hemen eztabaidatzen ari garena
gatazka sindikal hutsa hori baino askoz gehiago da eskerrik asko eskerrik asko

aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi bai

zoriontzekoa izango zen behingoz konflikto hau konpontzea eta gainera hori elkarrizketen bidez egite bada askoz hobeto pozgarria izango litzateke hori konpontzea eta gure taldetik horretan gaude eta gaur hona

gaiaren ildoan guri bi eztabaida eta galdera batzuk

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egunon denoi aun sabiendo que es

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

extraño y sorprendente andueza jauna hori esan duzuna argitzearren ze ez dakit daukazun informazio ona eitbko korrespontsalietako langileek

ezin dute ordezkaritza sindikalik eduki ez direlako heltzen

eta ela eta lab nagusi diren eta

ez dutelako ez direlako estatuko eremukoak

horrela da hori argitzearren espero tengo confianza

nahiko sintonia ona dago itxaroten dugu akordio batera heltzea hemen hainbeste defendatu dugun akordio batera heltzea

ba zeozertarako balio duelako eta uste dut eragin dugula

gaurko puntu honekin ere eragingo dugulako eta guretzako garaipen bat eta jarraitu beharreko bidea

nahi dean ba bideak bilatzen ahalegintzen gara eta

llanos andrea hori da erabakitzeko eskubidea

hori da estatus berria guk geure lan harremanetarako euskal esparrua behar dugu eta hori da gaur hain zuzen eztabaidatzen

tekniko bat bakarrik ez da eztabaida tekniko bat zentzuzko

eta hori da eztabaidarako eremua demokrazia eta

elkarrekin podemos aranak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

andrea agirre andrea legea betetzeko dago guk ez dugu hori ukatu eta nire interbentzioan nik hori argi eta garbi

kontrakoa esan dut eta zeuk ukatu nauzu kontrakoa

zeuek esan duzuena ez da eitbko zuzendaritzaren

eskerrik asko berriro señora

lo que hay que ver eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna
euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

gasteizen harro gaude gure hiriaz eta gure naturaz eta horien artean gasteizko mendiaz

asko duena gasteiz lokatiboa izan arren gasteizko udalerritik haratago zabaltzen den eremua da

eta bi kontzeptu hauek garrantzitsuak dira eremu horretan

garatutako jarduerak eta naturaren zaintza bateragarria izan delako mendeetan zehar eta horrela jarraitzeko edo horrela jarraitzea ezinbestekotzat jotzen du euskal herria bilduk korridore ekologiko garrantzitsua ere bada

arteko lotura baita urbasa eta arabako mendebaldeko mendi lerroetaraino hau da

baso ekosistemen lotura bertan ere bermatuz hostozabalen basoen animali espezie ugari daude bertan gaueko hegazti harrapakariak

gasteizko mendietan dauden animalia espezie kopurua batzuk bitxi xamar direnak egokia da

animali espezie egiaztatu dira florari dagokionez ere eremu horretan garrantzi komunitarioko habitateen zuzentarauen araberako hamabost landare mota zehaztu dira batzuk oso bitxiak eta bakanak ere

paisaia eta hidrologia balioak oso adierazgarriak dira

hemeretzi eliz eraikin eta jauregiak daudelarik zerrenda hau oso gainetik

eta honek guztiak mahai gainean jartzen du zergatik eta aho batez bilatzen dugun zonaldearen babesa eta garapena bateragarri egitearen beharra

ere bai prozeduraren ondorioz guneko naturarekin bateragarriagoa izango den babestutako natura gune maila adierazpena eman aurretik

natura baliabideen antolamenduaren plan bat egin behar da gune horretarako guztirako baliabideen zaintza

gunearen izaerara ondoen egokituko den figura zehazteko babesaren araubideak eragingo dien guneak mugatu

eta guneak kudeatzeko jarraibideak finkatzeko prozedura hau eten egin zen eta gaurko mozioaren bitartez eta aho batez espero dugu berriro aho batez egitea

con el desarrollo rural araban asko iraun dute hainbat usadiok eta babestu ere nahi dugu lur komunalen kudeaketa mendien zaintza eta ustiapena

eta natura babesteko ekologisten ahotsa ere ezinbestekotzat jotzen dugu baina baita adituena ere arlo honetan unibertsitatean aditu asko ditugu eta bezalako erakundeek ere aportazio handia egiteko prest daude

ere sentitu behar dute proiektu hau berea dela aisialdirako altxorra duguna

ez da erraza izango baina ezinbestekoa da eta poza poz handiz adierazten dugu ekimenari berriro ekitea erabakiagatik eskerrik asko eskerrik asko
larrion anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

baliabide natural nabarmenak badaude

eta horrexegatik eremu hori eskualde hori babestu behar da horretarako baliabide naturalen kudeaketa

eta horretarako baliabide naturalen antolatze plana behar genuen plan hori

eta horrexegatik geldituta geratu da azken bost lau urteetan zehar hori mugiarazteko asmoz pasa den martxoan gure taldeak sailburuordearen agerraldia eskatu genuen agerraldi horretan aipatu genuen bi tresna zirela ezinbesteko gai honekin aurrera joateko alde batetik

eh bildu larrion andreak ez du hitzik hartuko euskal sozialistak

rojo andrea ezta ere telleria jauna

ez eta elkarrekin podemos ezta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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau

onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet errefuxiatuen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala errefuxiatuen nazioarteko egunean honako adierazpen instituzional honen bidez eusko legebiltzarrak adierazten du bat gaur egun

behartuta migratu duten babesa eskatu duten edo errefuxiatuta dauden pertsonak pertsona horien biziraupena askatasuna edo bizimodua arriskuan daude

eta pertsona horiek ihes egin behar izaten dute beren jatorriko herrialdetik kanpora egoera hori dela eta

egin dezaten guztia egin dezatela egoera horren ondorioak deuseztatzeko edo bi era berean nazioarteko testuinguru horretan neskatilak neskak eta emakumeek arrisku handiagoa dutela beren giza eskubideak urratuak izateko

hori kontuan hartuko duten politikak eta neurriak bultzatzea hiru

eusko legebiltzarrak konpromisoa hartzen du egoki diren bideetatik kongresuari eta europar batasuneko parlamentuari helarazteko

eta errefuxiatuen egoerari buruzko eztabaida sakon bati ekiteko eskaera eta proposamena eskatzen den eztabaida horretan aztertu eta berrikusi egingo dira

externalizatzeko politikak herrialdeen harrera politikak eta estatu kide guztien erantzukizuna bai eta europar batasun osoaren harrera politikak ere